egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen lekuetan

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena autogobernua eguneratzeko ponentzia lantzen ari den estatus politiko berria errespetatu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den iriarte andereak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari andrea egun on guztioi etorkizunaren jabe izan nahi dugu gure buruaren jabe izan nahi dugu eta gure burua gobernatzeko gai izan

geroa gobernatu edozein pertsona helduk bere buruarentzat duen asmo eta helburua hauxe da guretzat eta euskal herria osoarentzat nahi duguna eta gaurko eztabaidari dagokionez araba bizkaia eta gipuzkoako herritarren gehiengoak ere agindu hori eman digu

batzuetan edo agian askotan esango nuke indarra erabiliz beste batzuetan

prestatutako legeak gure gainean ezarriz beste askotan maltzurkeriaz eta emandako hitza zuloren batera komuneko zulora jarria nuen bidaliz

eta baliteke egia da autogobernu ponentziak ez duela oraindik erabakirik hartu eta

baina gure aurrean gainean daukagun estatu hau gauza asko izan daiteke baina ez da normala

normala ez delako behar beharrezkoa zaigu eta derrigorrezkoa zaigu geure burua babestea geure burua blindatzea

ahalik eta tupituena ahalik eta zirrikiturik gutxien dituena etor daitezkeen erasoen aurrean badakigu eta erasoak etorri etorri egingo direla

kataluniako parlamentuaren kontrako eraso zenbait

kartzelan dago parlamentuaren debateei bide emateagatik kartzelan dago parlamentari guztien eskubideak defendatzeagatik agian baten batek ahaztua izango du

espainiar estatuari gustatzen ez zaionaz hitz egitea ere galarazi egin digute eta oinarri oinarrizkoa den eskubide hori

baina ez daukagu eta oinarri oinarrizko eskubide hori defendatzen duena gainera giltzapean sartzeko arriskutan dago lezioa erakutsi digute lezioa aurretik ere erakutsia ziguten baina argi utzi dute beste behin ere nahi duen guztia egin dezaketela gogoak ematen dielako

beraz derrigorrezkoa da guk gurea errespetaraztea

lehen pausua herri gisa erantzutea da izan dezatela argi hau herri bat dela hemen herri bat dagoela eta herri honek ez daukala inolako asmorik iseka egin diezaion bere erabaki demokratikoak bazter utz ditzan iseka egin diezaion ezta pentsatu ere horri buruz

herritarren erabaki demokratikoak errespetatzeaz hizketan ari garelako joan den astean ikusi dugu marratzen duen ekimen garrantzitsua garaikoetxea eta ibarretxe lehendakariak sindikalista idazle zientzialari edo izen handiko artistak bat eginik demokrazia bai esaterakoan aldarrikatzerakoan herri honek estatus berri bat behar duela espainiar estatuarekin berdintasunean oinarritutako estatus bat behar duela

elkarrekin hartu eta herri hau defendatzea ezberdintasun taktikoen gainetik

demokraziaren aldeko apustua egitea da marra oso oso argia da eta zein aldetan gauden oso argi eduki behar genuke gu demokraziaren alde gaude herritarrek eman diguten aginduaren alde gaude ikusten dugulako espainiako estatuaren gainbehera

eta indarrez datorrela espainiak orain arte izan dituen krisi guztiak konpondu dituen edo konpondu nahi izan dituen bezala la involución es un hecho

euzko alderdi jeltzaleak badirudi bat egiten duela euskal herria bilduk egiten duen diagnostikoarekin azken

irakurrita horixe da guk ondorioztatu duguna diagnostikoan ados gaudela nahiz eta gero berak kudeatzen dituen erakundeetan gauzak ez diren hain argi ikuskatzen egibar jaunari erkoreka jaunari lehendakariari berari askotan entzun diegu gai honen inguruan ardura legebiltzar honetan

erabakiek sufritzen dituzten erasoen aurrean bien en pared oso barneratuta geratu zaidan esaldi bat izan da hori baina nola

egoera hau nola blindatu gure erabakiak nola blindatu gure eskubideak zein da formula berriz ere gernikako estatutuarekin gertatutakoa

eta bide bakar hori da subirautza gehiago izan ere gure arazoa da

gure erabakiak hemen hartzen ditugunak herritarrek agintzen dizkigutenak indargabetzeko

inboluzio hori baina beti iruditzen zaigu baina bat ateratzen diozuela altsasukoa ez da terrorismoa baina ez dugu inpunitaterik nahi ez

y creemos que es hora de echar a andar begira gaur laurogeita zazpi urte itsasondon ideologia oso ezberdineko zinegotziek dokumentu bat onartu zuten

bideak erabilita indarrarena batzuetan gezurrarena ikusten duzue ze emaitza ematen dizuen

eta adostasunak ehuntzeko ari garrantzitsu batzuk eta etorkizuna eraikitzeko balio dezaketen zutabe batzuk ere bai

oinarri eta habe horiek elkarrekin uztartu eta eraikin sendo bat osatzea eta horixe da

baina ez du balio lan garrantzitsu honetan tranpak egitea ez du balio lehenengo koloreak aukeratzea eta ondoren materialak garrantzirik ez daukala esateak ez du balio madrilgo kapatazaren aurrean men egitea edo egun osoa ematea

erabakia askatasunaren aldeko apustua baldin bada ez zaio inoiz gustatuko gure herrian hartzen diren erabakien errespetua baldin bada ez zaio

presta gaitezen etorkizunari aurre egiteko ahalik eta batasun zabalenarekin ahalik eta tinkotasun handienarekin errepikatuko egiten dut horixe da euskal herria bilduren bokazioa hauxe izan daiteke lehenengo urratsa

araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrek eskatzen dutena hemen hartutako erabakiei erabateko errespetua diegula ez dago

zabalagorik herri honen egonkortasun handiagoa bermatuko duenik

berdintasunean garatzeko eta egikaritzeko aukera izatea baino guk hemen erabakitzen duguna errespetatzea ez gehiago baina ez
gutxiago eskerrik asko guztiei eskerrik asko iriarte anderea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularreko ordezkaria sémper jauna

respetar y hacer respetar ez dira nire hitzak bere garaian gero espainiako gobernu buru izan zen

hori da hemen katalunia aipatu da behin eta berriz

aurkitzekotan zuzen zuzena gero gobernuko presidente izan zen

esandako hitzak dira kataluniako parlamentuak ebazten duena onartuko dut errespetatuko dut eta errespetarazi agian

gehiago egin balitzaio horri edo berak emandako hitza bete izan balu katalunian beste egoera batean

ekimenak aurkezteko eskubide osoa daukate nik ez ditut aukeratzen

baimen bakoitzak izango du bere estrategia guk politikan behintzat

egiten dugun hori koherentea izatea eta hartzen ditugun erabakiak ere koherenteak izatea ahal den neurrian hau da gaur hemen planteatzen den ekimen honetan bi zutabe daude batetik esaten da

eratu behar dugula estatus politiko berria eta bertan onartzen dena errespetatua izan dadila oso osorik esaten du

helburu bezala zuzena dela eta guztiok bat egin beharko genukeela horrekin beste kontu bat da ze akordio lortzen ditugun ze tamainako akordioak lortzeko gai garen behin eta berriz aipatu dugu alde batetik

legearen eskutik egin beharko dela jakina estatutua aldatu behar baldin bada berrogeita seigarrena artikuluaren eskutik egin beharko da baina behin eta berriz aipatu dugu ere oinarri demokratikoa

de legalidad horren bezain garrantzitsua den horrek ere bere tokia baduela eta hemen aurkitu behar duela hau da oinarri demokratikoak esan nahi du gehiengo batek libre eta demokratikoki

aintzakotzat hartu behar dela hori errespetatua izan behar dela jakina negoziatu egin beharko da negoziatu egin beharko duzu

bakarren batekin aurrez aurre jarrita negoziatu egin beharko duzula bueno hori da markoa baina funtsean ekimen honetan

oinarriak zutabeak erabat demokratikoak dira hau da oinarri demokratikoetan eraiki proiektua eta errespetatu eta errespetarazi nik ez diot horri inongo akatsik ikusten ez dakidana da debate guzti hauetatik nolabait sedimentu gelditzen den zein aztarna gelditzen den zeren gero zerbait eraiki beharko dugu guztion artean o sea garbi dago autogobernua gaurko behar baldin badugu

beste batzuk ez dute berdin ikusten guk pentsatzen dugu herri bezala ditugun eskubide horiek gaurkotzeko ariketa bat egin behar dugula ariketa politikoa

eta legearen uztarketa ere eskubide historikoen eskutik behintzat guk ikusten dugu

espainiako konstituzioarekin lotura hori nondik lotu daitekeen

onartzen dena orduan garbi dago ere ikusten dugula behar beharrezkoa kataluniako auziari begiratzea

prozedura demokratikoak martxan jarri behar direla

irtenbidea ez da bakarrik politika egitea eta elkarrizketa erabiltzea funtsean hor gakoa eta joan den igandeko manifestazioaren lekukotasunak hori mahai gainean jartzen du da

bide eman behar zaiela bere etorkizuna erabakitzeko eta espainiarekin zein harreman politiko mantendu nahi duten erabakitzeko

eta hori negoziazioaren eskutik egitea eta elkarrizketaren eskutik egitea baina ahaztu gabe hori dela helburua

horregatik hemen esaten denean naziogintza eta gizarte eraikuntza

guretzako nazio eraikuntza eta gizarte eraikuntza txanpon berdinaren bi aldeak dira

eta garbi dagoena da herri honek eskubide

kultural horietan aurrerapauso izugarriak eman dituela azkeneko hamarkada hauetan eta garatu dugula hezkuntza osasungintza noski baita ere gizarte babesa azpiegiturak eta gure ekonomia eta industria garatu dugula

herri egiten duen euskararen garapenean ere aurrera egin dugula

antolatzeko gai izan garela baina garbi dagoena da ere beste fase batean sartu garela non daukagun autogobernu horretatik abiatuta

sendotu egituratu errespetatua izatea lortu

edo nazional hori ere ezinbestekoa da horregatik

bi zutabe horien inguruan marraztu behar dugula eta ahal den neurrian adostu

eta gainera talde parlamentario guztiak konpromiso hori

akordio moduan guk geuk errespetatu eta dagokion ganbaratan eta tokietan errespetarazi

nik horiek nik uste dut direla bi zutabe nagusienak eta legearen

eta oinarri demokratikoaren anklajeak ere horiek uztargarriak dira borondate politikoa baldin badago horregatik ez dugu problemarik ikusten ekimen hau babesteko alderantziz eta pentsatu nahi dut autogobernu batzordean

egitasmoak eta egutegiak tarteko ba hemendik aurrera eman behar ditugun

ahal den kontsentsurik zabalenaren eskutik elkarren artean ematea eskerrik asko egibar jauna

egun on berriro ere nik uste dut gaur legebiltzar honetara ekarri dugun eztabaida hau oso garrantzitsua dela etorkizunarentzat herri honen gehiengo handi batek legebiltzar honetan ordezkaritza daukan ehuneko hirurogeita hamaseiak herri honek erabakitzeko eskubidea izan behar zuela aldarrikatu genuen

eta zertarako jarri genuen idatziz lander martínez jauna zertarako jarri genuen idatziz ba gure eskubide sozialak bermatu ahal izateko

baina ez al duzu ikusi orain arteko esperientziak zer erakutsi duen martínez jauna ez al duzu ikusi zer gertatu den orain arte gernikako estatutuarekin non eta gure eskubide sozialak kulturalak eta beste gainontzeko guztiak defendatu ahal izateko egon behar izan dugun gaur borrokan eta bihar ere bai urratu egiten dizkigutelako gure eskubideak zuek zer uste duzue podemosek zer uste du hemen erabakitzen dela madrilen errespetatu behar dela hori da uste duzuena

hemen erabakitzen ditugunak baldintza okerragoak ekarriko dizkigutela horrexek harritzen nau nik bat oso bat ekarri naiteke elkarrekin podemosek mahai gainean jartzen dituen

baina argi dagoena da behar duguna dela guk hemen hartzen ditugun erabakiak errespetatu eta blindatzeko bide bat eta horixe da gaur hemen

pastor jauna autogobernuan sakontzeko nik ez dut uste ehun eta berrogeita hamabostak inolako laguntzarik ekartzen digunik eta beste gauza bat esango dizut hitza betetzea baldin bada kontua aurretik egon ziren bai felipe gonzález

eta ez zuten hitza bete eta seguru aski haiek hitza bete izan balute ez ginateke arituko

esaten eta gainera betetzeko dauzkan hainbat tarte

irten egin behar dugula bene benetan eta banalizazio eta fribolizazio hori datorrela hain zuzen ere batzuek hemen sentitzen dutelako estatuaren arrazoia daukatela

oso eraginkorra da baina gogoan izan herritarren arrazoia eta herritarren indarra dela benetan eraginkorra eta horrek agindu behar gaituela eta legalitatea gainditzea edo ez gainditzea urratzea legalitatea dago gainditzeko legalitatea dago beste legalitate batzuetara joateko

hasi zirenean legebiltzarrak eraikitzen edo gobernatzeko beste modu batzuk antolatzen zeuden legalitatetik beste legalitate batera pasa ziren modu adostuan ahalik eta erarik zabalenean baina dudarik gabe legalitate batetik egoera batetik bestera pasatzeko hori egiten da behin

akordio zabalak egiteko deia egiten du behin eta berriz gure eskubideak bermatzeko eta zaintzeko eta martínez jauna

erabakitzeko epaile lana egin zenuten hau kasta hau bestea kaspa bestea kasta eta orain esan bai esaten duzue baina ez diozue nahiko tinkotasunez esaten betoa jartzen duenari betoa ez duzuela onartuko

batez ere alderdi sozialistaren itzaletik ez duzue mugitu ere egin nahi eta pixka bat

erabaki indignatuekin egongo zareten edo herritarren erabakiak eta erabaki demokratikoak ez onartzeak suposatzen duen indignitatearekin egongo zareten

euzko alderdi jeltzaleari berriz ere beste mila aldiz esan diodana baina mila eta batgarren aldiz ere esango diodana

eta egin genezakeela bide bat elkarrekin eta bide hori elkarrekin egiteak hain zuzen ere aseko lukeela herriko herritarren gehiengo handi baten nahia eta gainera ahalegina egingo genukeela zabaltzeko eta herri honi egonkortasuna emateko etor litekeen mamu okerrago bat omen denaren iragarpenak ez dezala on egin oraingoa ez eman oxigenorik ehun eta berrogeita hamabostari oxigenori gabe

sua itzali egiten da herri honek gaitasuna izan du bizi irauteko herri honek

eta uste dut gure ardura dela horri bidea ematea eta gai garela eta hori erakusteko

mila esker eta beti ere gogoratuz betorik ezin dugula onartu eskerrik asko iriarte andrea elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

nik intsistituko dut iriarte andrea

ez oraindik argudio bat ere ez esaten duenak edo demostratzen duenak gaur

urte batean duela urte bete egin genuen akordia baino hobeagoa dela

ezta ere gaurko akordioak eduki sozialagoak izango dituenak

nik eskertuko nuke gutxienez gaur akordioa izateko borondate handiagoak izana zeren azkenean guk

nik uste dut guk aurkeztu genuela zuzenketa logiko bat pasa den urteko akordioa mahai gainean jartzen zuena

hau mahai gainean izateko eta negoziatzeko beraz hor ezberdintasun handi bat dago ez baina zuk eskatu diguzu

jarriko ditut mahai gainean lehenengoa la primera

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

iriarte anderea berrogei urte azkeneko berrogei urteak

eguneroko aberrigintzan eta eguneroko herrigintzan jakinda herri baten parte garela

bertan herritar diren guzti horiek errespetatu egin behar direla eguneroko aberrigintzan berrogei urte pasa eta eguneroko herrigintzan hori izan da gure bidea

koherentea izateko hortik jo beharra daukagu hay un concepto que yo

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

hamar abstentzio beraz onartuta geratu da legez besteko proposamena gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bi mila hamargarrena urtetik eusko jaurlaritzako enplegatu

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den becerra jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

mila esker presidente andrea egun on guztioi azken urteotan euskal langile publikoek inoiz ez ikusitako murrizketak jasan dituzte ez ikusitako murrizketak eta murrizketa horien iturria estatutik etorri da errege dekretu legeen bitartez

onartu zituzten bere garaian eta horien artean lehenengoa eta nabarmena da zortzi barra bi mila hamarekoa lege dekretua eta da indargabetu nahi duguna gaur eta horrexegatik aurkeztu dugu gure ekimena indargabetzeko queremos derogar el real decreto ley

zein da ez bakarrik eusko jaurlaritzaren papera baizik eta jeltzaleen papera

ezberdinak erakutsi ditu alde batetik ozenki gogor espainiako gobernuak jarritako errekurtsoa euskal aurrekontuen aurka azken egunetan ikusi dugu baina bestetik zortzi urte darama

errege dekretu hauen aurrean eta gaur

aurrean aukeratu beharko dute bai jeltzaleek bai beste alderdiek edo

lehendakari andrea erkoreka jauna egun on legebiltzarkide guztioi bueno ez nekien kongresuan nengoen edo legebiltzarrean becerraren hitzartzea entzunda hogeita hamabost orduko lanaldia bertan behera uzten zuen epaiaren harira egin genuen interpelazioan erkoreka jaunari

sufritu duen enpresen egoera berean aurkitzen zela eta gainera gero eta gehiago arcelor

enpresen antzera madrileko

bilakatu da jaurlaritza zoritxarrez

ogi apur batzuk erabakitzen uzten digute gero sartuko naiz argudio hori esplikatzera datuekin eta becerra jauna

legebiltzarra kongresuaren kontrata bat bilakatu nahi duzuenaren inpresioa dugu baina zuek azpikontratazioaren aurka

hori pentsatzen nuen ez duzue zuen proposamenean neurri bat bera ere bat bera ere aipatzen gure erabaki ahalmenetik gure erantzukizunetik egiteko gure negoziazio kolektibotik egin ahal izateko gure lan harremanen markotik egiteko gure funtzio publikoa antolatzeko dugun eskuduntzatik

hala orduan nire buruari galdetzen diot beraz ez al litzateke

eraginkortasun ikuspegi batetatik bikoizketak ekiditeko

arrazionalizazioaren ikuspegitik espainiako gobernua bada ardatza

moldatu behar baldin bagara gobernu hau desegin legebiltzar hau desegitea eta diputatuen kongresuan erabakitzen denaren arabera jokatzea ez al litzateke zentzudunagoa sinpleagoa izango

aurreztuko genuke beste gauza batzuen artean hemen oinarrian jokoan dagoena momentu honetan eta aspaldian da gure erabaki propioak hartzek dugun gaitasuna hainbeste kezkatzen dizuen eguneroko jatekoarekin

gaitasuna gure lan harremanen markoa gure negoziazio kolektiboaren markoa gure gizartea sistema publikoa funtzio publikoa arautu

eta zoritxarrez poliki poliki urkullu lehendakaria erkoreka sailburua

espainiako gobernuaren delegatuak bilakatzen ari dira de andrés papera funtzioa betetzen ari dira hori da

madrilen uzten diotena negoziatuz besterik ez gure herritarrekin eta langileekin eta funtzio publikoko langileekin edota neurriak ezarriz zuzenean madrilen jotzen den musikaren baitan dantzatuz eta mugituz gure erkidegoan besterik ez

gernikako estatutua gure konpetentziak orain arte utzi diguten autogobernu apurra

interbenituak edo egin diren erreformen bidez interbenituak

deszentralizazio sakona eta ditugun ahalmenen murrizketa

agian batzuk konpartituak izan direnak gobernuan dagoen alderdiarengatik edo jaurlaritzarengatik eredua konpartitzen

eta errazagoa zelako esatea madriletik etorri zaizkigula neurri hauek eta aplikatu beharra izan dutela hamarkadetan gobernuan egon den alderdiak negoziazio eredu zehatz bat konpartitzen zuelako espainian aurrekontuetan

eta horrek gustatu edo ez ondorio batzuk izan ditu ondorio batzuk izan ditu eta hor gure kalterako gainera herritarren kalterako gainera baina madril oso eroso mugitu da eta ikasi du mugitzen nahiz eta batzuek pentsatu guk hemen etekinak atera ditugula

erreflexionatzeko eta benetan errora joateko gure gizartean ze egibar jaunarekin guztiz bat netorren

egiteko gure herritarrengan eta langileengan pentsatuta zeren momentu honetan

etorri da eta ikustea besterik ez zer gertatzen ari den begira hau antzerki handi bat da antzerki handi bat da eta ikustea besterik ez dago azkeneko eszenetan

bai espainiako gobernuaren aldetik eta bai jaurlaritzaren aldetik edota

agendan bai eta adibide polita dugu funtzionarioen ehuneko bat koma bost soldaten igoerarekin bai oso adibide polita zer gertatu den neurri honekin lotuta eajk

atera zuen baina indarrean sartu gabe espainiako aurrekontuen zain edo bestelako neurri baten zain aplikatu ahal izateko baina

cifuentesen masterra eta noski ba eajk itxurak

ehuneko bat koma bosteko igoera errekurritua izango dela errekurritua pprekin onartua zegoena eta por cierto oraindik errekurtsoa ezagutzen ez dugunean

oraingoan kataluniak eajri zaila jarri dio rajoyren gobernua sostengatzen

izango ditugu eskuartean hau da eajk

espainian onartua dagoenean eta gainera beste tarte bat

igoerako aukera eman zaionean erkidego guztiei

aurrekontu arauak errespetatzen badira aukera utziaz ere bi mila hemeretziko lehenengo hiruhilabetean barne produktu gordina igotzen baldin bada

dagoeneko onartua dago madrilen ehuneko ehuna ordaintzeko

zitzaien oraindik mahai orokorrean adostu gabe dagoenean ere hori eskaini zitzaien atzo ere hezkuntzako mahaia egon zen eta hezkuntzako mahaian ere

madrilen onartzen baldin badute lanpostuak gehituko dira madrilek zer esaten du tasak mantentzen dira baina lehentasunezko esparruetan

ehuneko ehunera igotzera edo poliziaren kasuan ehuneko ehun eta hamabostera

betetzen badira beraz negoziazio kolektiboaren markoa espainia da lan harremanen markoa espainia da eta poliki poliki kontzienteki edo ez gure autogobernu apurra galtzen ari da eta

ari da gure eskuduntzak merkealdietan salgai jarriaz

ez da errespetatzen hainbeste aldarrikatzen den gernikako estatutua noiz arte eta hori diot burujabetza prozesuan sartu gabe beraz becerra jauna

espainiar ikuspegitik eskubideen murrizketa besterik ekarri

izan dituen lege dekretua bertan behera eskatzeko eskaria egitea ados baina hori bakarrik guk dugun erantzukizunetik guk ez dugu ezer egin behar beste alde batera begiratu behar dugu kanpora eskatu behar dugu beti

kongresuan zaudete hemen gauden gehienok denok kongresuan gaude beraz

guk pentsatzen dugu baietz eta horregatik aurkeztu dugu gure zuzenketa gauza asko egin genezakeelako murrizketei buelta emateko

ez jolasteko eta erantzun egokiak emateko finean gure erabaki ahalmena defendatzeko gure ustez hortik has gaitezke besteei begira egon gabe orain

batean gaude eta guztion artean joko zelaia

madriletik hona ekarri beharko genuke eta gure erantzukizunetik jokatu genezake eta benetan partida jokatzen hasi zergatik

estatua sostengatzen zergatik jarraitu behar dugu iruditzen zaigu hemen aukerak baditugula beste era batera jokatzeko

zeren gobernuak eta guk ere legebiltzarretik erantzukizun bat dugulako

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria larrauri andrea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi

jarraitzeko ez dakit zer egingo duzuen zuek orain arte gutxi edo ezer ez eta gainera argi dago ekimenaren benetako helburua

publikoan lan baldintzak hobetzea baizik eta eaj baldintzatzea estatuko aurrekontuen aurrean baina ez kezkatu eajk akordioren bat hartzen badu

eskerrik asko larrauri anderea erantzunen txandara pasatuko dugu elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

zuk esan duzu galdetu nahi dizut nondik datozkigun murrizketak espainiatik datozkigu espainiako aurrekontu orokorretatik

eta zuk eta biok gauza bera salatu dugu batetik murrizketak txarrak direla

eta bestetik jaurlaritzaren isiltasuna biok salatu dugu baina zuen proposamena

duzue legea gainditzea eta guk ez guk legea

legeak bete behar dira beti eta ez badira gure gustukoak indargabetu behar ditugu

gure desberdintasuna eta horrexegatik ez gaude ados zuek proposatutako ekimenarekin

zurea da hitza larrauri

egin beharko zenukete negoziazioa defendatzea

guk egin dugun eta egiten ari garen behin eta berriro gure langilegoaren alde baita funtzio

egiten ari garen proposamenak oso errealistak dira gure

legean kokatuta gure lan harremanen markoa defenditzen gure negoziazio kolektiboa defenditzen eta horretan oinarrituta egiten ari gara

igoera zergatik ez duzue aplikatzen guk gure erantzukizunari ez diogu ihes egingo eta gu bustitzeko prest gaude eta hala erakutsi dugu eta gure proposamenarekin hala erakusten ari gara

madrilek ezarritako markoaren baitan proposamenak egitea soilik hori ez dakit konturatzen zareten akordioak bilatzea adostasunak bilatzea

eta erabaki ahalmenaren artean errespetua baldin badago baina momentu honetan ez da hori gertatzen ari gertatzen ari dena da gure ahalmenak gure autogobernua gure gernikako estatutua gure instituzioak ahultzen desegiten ari dira

bada momentua hausnarketa bat prebisio bat egiteko nora goaz

gure errealitateari gure gizarteari ezin diogu erantzun zein lan hitzarmen aplikatzen dira espainiakoak

erosmen ahalmena ikusi zer gertatu den soldatekin zer gertatzen ari den

iruditzen zait badela momentua guzti horri buelta bat emateko

guztiona jokoan dagoelako eta horretaz ari gara gaur becerra jauna gaurkoan erabaki duguna da gure langileen ondoan kokatzea beti bezala eta horregatik gure proposamenaren alde egingo dugu

eta adierazpen antzuak ez dutelako

guk dugun eskuduntzatik eta arduratik mugitu behar garela ezin gara egon zain han zer gertatuko den baizik eta

eta goazen mugiaraztera gobernua pena bat izan da

erraz egin genezake madrili eskatu europari eskari onuri eskatu baina guk zer

eta pena bat izan da erdibideko bat ez egitea eta adostasun bat ez lortzea madrili eskatzeaz gain hemen ere

herritarrak langileak galtzen ateratzen dira

madrili gauzak eskatzera mugatu behar garenik hau

kongresua dago zer gehiago beraz bai esan nahiko nuke

biltzeko asmorik badagoen baina iruditzen zait

urratsak eman beharko liratekeela gure lan harremanen markoaren defentsan gure negoziazio kolektiboaren defentsan eta hor

badaukagu errespontsabilitate bat iruditzen zait ezin dugula

eta buelta bat eman beharko genioke buelta bat eman beharko genioke benetan murrizketak ba hori

duen egoerari erantzun egokiak emateko zer gehiago

gure legedia eaeko legedia babestea besterik ez dugu eskatzen mahai orokorra gure lan harremanen

hori legedia gainditzea da ez dut uste badakit horren alde ez zaudetela eta zuek markoa beste nonbaiten kokatzen duzuela egunerokoan erakutsi

baina zuek onartutako aurrekontuen kontra egingo duzue ehuneko bat koma bosteko igoeraren kontra egingo duzue bajak osatzearen

ordaintzearen kontra egingo duzue ez daukat zalantzarik horretarako ez duzuela

legea saltatuz zuen legedia saltatuz mangatik aterako duzuela beste marko juridiko edo beste

jarraituko dugu proposamen desberdinak ekartzen gure langileen eta gure herritarren defentsan eta horregatik gaurkoan gure euskal langileen ondoan

anderea euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

legebiltzar buru andrea berriro ere eskerrik asko ubera

eta egunerokoa jatekoa ba egunerokoa eta jatekoa gure aurre kontuetan dago eta zuek ez zenuten onartu

andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

se haga más fuerte y más seguro eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos zabala andrea zurea da hitza

ponentzia memoria eta bizikidetza ponentzia delako toki egokia

torturari buruz pixka bat jakin badakit zoritxarrez

gai hau hona ekartzea zergatik ez delako momentua zergatik batzordean giza eskubideen batzordean

aukera txosten honen inguruan daukagun informazio guztia eman zigutena udako ikastaroan

hemen txosten honen informazio guztia artxibo onena da tratu txarren eta torturaren inguruan

artxibo handiena da baina noski esan dugun moduan ez da momentua momentua egon zen

genituen oztopoak onartzeko eta batez ere dauzkagun aukera guztiak gai honen inguruan

anderea eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna

bere errelatoari ondo ez datorkion egi osoa ppk

ukatzea errealitatea ukatzea sufritzen duen ahaztura sindromea ezaguna da sufritzen duen patologia ezaguna da diagnostikatuta genuen baina entzun dugunez batzuk ere konpartitzen dute ere arazoa

ppk arrastaka eramaten du pse negazionismoaren aldapa irristagarri horretatik patologia kutsagarria beraz triste eta tamalgarria eskertu nahi diot

ekartzea garrantzi gehiago ematen diolako eta publizitate gehiago egiten diolako paco etxeberriak bideratu duen txostenari are gehiago agerian uzten duelako ppk txosten honekiko daukan inkongruentzia hasiera batean

bengoechea gaur ez da etorri bere alde agertu zen paco etxeberriaren maisutasuna onartuz eta orain berriro kontra agertzen da

txosten hau balioan jartzeko eta bere garrantzia azpimarratzeko pentsatzen dut

lan zaila teknikoki eta politikoki horregatik egileen gaitasuna eta baita ere adorea

eta eskertu nahi dut ezaguna zen torturaren gertaera eta orain ofizialki instituzioek onartzen dute eta babesten dute

txosten honek hainbat eta hainbat torturatuei suposatzen dien errekonozimendu eta erreparazioagatik ukatu zaien urte luzeetan hamarkada luzeetan ukatu zaien errekonozimendu erreparazioa gutxi batzuk egia da txostenean agertzen den moduan errekonozimendu judiziala lortu dute hirurogeita bost

zigortuak izan ziren tortura delituagatik ppk esaten du zigor gehiago espero

gero ostean indultatuak kondekoratuak aszendituak izan direnean torturatzaile hauek

gutxi batzuk esaten dudan moduan errekonozimendu judiziala jaso dute baina torturatuen multzo handiena

bakarra gaur egun da txosten hau beraz azpimarratzen dut txostenaren garrantzia eta baita ere etorkizunean txosten honek

edukitzea duen potentzialitatea biktimek gizarte kolektiboek egin zuten lana esaten zutena orain erakunde publikoek jasotzen dute eta ofizialtasuna ematen die zoriontzekoa dena ondorio batzuk atera daitezke lan honetatik eta zuekin konpartitu

lan honek frogatzen du torturaren dimentsioa torturaren unibertsoa torturaren

bai ikuspegi kuantitatibo batetik hau da eskaintzen dituen datuengatik baina baita ere

sistema bat behar delako horrelako fenomeno bat existitzeko estruktura bat eduki behar duzulako estatuko estruktura bat

mekanismo bat ezarri behar duzulako inpunitatea ziurtatzeko eta guzti hau inkomunikazioa entzutegi nazionala espainiar epaileak

guk balioan jarri nahi dugu txosten hau ez partzialki ez zati bat bere osotasunean baizik

dagokion atalaz eh bilduk lan egingo du txosten honen ondorioak inplementatzeko txosten hau jarraitzeko elikatzen jarraitzeko
garatzen eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi txostenaz

begiratu ere ez duzuela egin esango nuke ez duzue txostena irakurri irakurri izan bazenute ikusiko zenuten badagoela ondorio nagusi bat ertzaintza desberdin egiten duena prebentzio eredu bat sustatu du euskal poliziak estrukturalki eta eredu hori ondo baloratzen dute giza eskubideen erakundeek

are gehiago beste poliziekin gertatzen ez den bezala txostenak baieztatzen du nazioarteko erakundeek ez dutela tortura salaketarik egiten ertzaintzaren aurka

aurka ez dago inolako epairik are gehiago ez dago ikerketa faltagatik inolako epairik ez konstituzio auzitegiarena

auzitegiarenarena ere era berean txostena irakurrita ikusi zenezakeen llanos andrea nazioarteko erakundeek behin eta berriro

torturen aurrean eta kezka hau azaldu dute nazio batuen torturaren aurkako batzordea eta bere errelatore berezia tortura prebenitzeko

como ha hecho usted hoy aquí llanos andrea txostena ez duzue irakurri eta bere metodologia ez duzue ulertu edo ez duzue ulertu nahi izan

ikerketa honek ez dakar kasuan kasuko ondoriorik torturen eta tratu txarren arazoaren errealitate globalerako hurbilketa bat da

eusko jaurlaritzak eskatutako hiru azterlanen adibideak jarriko dizkizut etak mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena

ertzainen eta haiek familiek etaren mehatxuaren ondorioz jasan duten

hiru azterlan horiek ez dute kasuan kasuko ondorioak eskaini

sinesgarria egin dute ez dira mugatu epaitutako kasuetara soilik

zerga iraultzailearen errealitatea bide judizialean agortzen da edo haratago doaz zuk zer uste duzu

a favor de su iniciativa nada más muchas gracias eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

llanos andrea gauza bat zuek esaten baldin badiozue eta gustatuko litzaidake sinestea

galdetzen dizut nola posible den indultuak egotea

noski argi adierazten dute espainiar estatuak ez duela ezer egingo tortura salatzeko eta

torturatzeagatik kondenatuak izan direnak ez dituzte zigortzen eta

egon direnean kasu horiek argi eta garbi beraiek utzi dute torturatzaileak argi eta garbi utzi dute

asko egiten dira errelato gezurti bat inposatu nahian eta hor kokatu beharko genuke ere altsasuko gazteek gaur egun

handi bat eman nahi diet oihan jokin eta adurri eta altsasuko gainontzeko gazte guztiei eta baita ere euren familiei sufritzen ari diren

lotsagarri horrengatik gure elkartasun osoa guk ere hemendik justizia osoa erreklamatzen dugulako
eskerrik asko arzuaga jauna amaitzeko euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

el señor iturrate eztabaidan izan den hitz batzuk dira eta
alderantziz ere berdinak izaten dira orduan ba ez dut uste erretiratzeko asmorik daukanik beraz

ez da erretiratuko eztabaida amaitu denez puntuka eskatu da puntuka

bat eta bi puntuak bozkatuko dira lehenik bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamazazpi boto aldekoa cincuenta y seis contra beraz ez da onartu jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez da

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena industrian emakumeen presentzia areagotzeko beharraz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

lehendakari andrea legebiltzarkideok egun on badago pasadizo txiki bat ezaguna gutxienez

eta bada automobil industrial lehendabizi aldiz merkatura atera izan zenean

arazo handi bat egon zela arazo handi horretan emakume gidariak

kexak egon zirenean deiak egon zirenean aitortu egin behar izan zen diseinatzailea ez zegoela diseinatuta emakume ahotsa errekonozitzeko

gizonezkoen talde ingenieria gizonei zuzendutako produktu bat eginda

ez da aspaldiko historia bat atzokoa baizik eta atzo bertan talde horrek

ideia nagusi baten falta eta da aniztasunarena mundu erdia kanpoan utzi zuela

nola ailegatu garen hona eta horretarako eman dezakegu errepaso txikia eta azkarra gure historiari porque si vemos los datos en el siglo diecinueve

aurreko garaian lortutako eskubide politiko eta indibidualak ezabatzeko

emantzipazio bidea ixten saiatu izan zen desagertu egin zituen eremu publikotik eta euren ahotsa isilarazi errepublikak

bertan behera gelditu ziren eta lan eremuko hainbat lege onartu ziren emakumeak lan merkatutik urruntzeko helburuz ezkontza eta amatasunaren aldeko

ezkontzekoan emakume langileek euren postua utzi behar zutela ezartzen zuten aurrez ezarritako dote baten trukean nabarmentzekoa da halaber

eta bestalde oso ohikoak ziren garai horretan etxean egiteko ziren lanak trabajos a domicilio delakorik lan hauek gehienbat emakumeek burutzen zituzten

urtera arte emakumeek ez zuten lortu lanbide guztietan jarduteko eskubidea baina egia da ere emakume langileen kopurua nabarmenki gora

ez da kasualitatea ikusi dugun bezala ez da prozesu natural baten ondorioa baizik eta hainbat erabaki publiko eta sozialen ondorioa baizik eta horregatik beraien egoera aldatzeko ezinbestekoak dira erabaki publiko eta sozialak hartzea

berdintasuna bermatzeko bidean azken hamarkadetan

lan merkatuan lan merkatuan laneko adinean dauden emakumeen partaidetza ehuneko berrogeita hamabi koma bikoa da alderatzeko

urtean ehuneko hogeita hemezortzi koma bostekoa zela enplegu arloan erreferentetzat jotzen ditugun herrialdeekiko alderatuta oraindik gure enplegu tasa zortzi koma hamairu puntu baxuagoren artean dago baina badaude beste

adibidez langabetuen artean emakumeak erdia baino gehiago dira ehuneko berrogeita hamasei koma sei emakumeak dira bi mila hemezortziko martxoko datuen arabera

urte bat ehuneko berrogeita hamabosta zen orain dela bi urte ehuneko berrogeita hamairua eta orain dela hiru urte

joera bat da emakume gehiago lan munduan bai baina lana aurkitu ezinik eta hau ez da dena lanaldi partzialean dauden ehuneko hirurogeita hamara emakumeak dira emakundek aurkeztutako

bi mila hamabosteko estudioan agertzen den bezala

hau hemendik dator gizonek edo gizonen bataz bestekoa

eta bitartean emakumeen bataz bestekoa hogeita hiru mila bostehun euro artean beraz ezberdintasuna zazpi mila bostehun eurokoa da hau da

neurketa urteko irabaziak kontuan hartuz egiten baldin bada hemen erkidegoan soldata arrakala ehuneko hogeita lau koma hirukoa da

bi koma bi puntu gutxiago zen soldata handienak badakigu industrian gertatzen direla

begiratzen baldin badugu erkidegoan industrian lan eginez gero

berrogeita hiru gehiago edo eraikuntzan baino ehuneko hogeita hamalau gehiago beraz soldatarik handienak ematen baldin badira industrian zenbat emakume

neurri handi batean markatzen du soldata arrakala eta zeintzuk dira datuak ze emakumeak ez dira ehuneko hogeira ailegatzen

dihardute industrian baina horietatik ez dira berrogeita hamar milara ailegatzen emakumeak ikusi dugu

orain aztertu beharko dugu zer egin daitekeen eta lehenengo pertzepzioak dira pertzepzioak aztertzea baditugu pertzepzio asko ze titulazioak diren egokiak emakumeentzat zeintzuk diren gizonentzat eta estereotipoak transmititu egiten dira azterketan agertu diren bezala maila akademiko berarekin hau da

bikoitza da mutilen kasuan bikoitza eta egoera globala da ez da hemen bakarrik gertatzen dela suedian adibidez bi mila hamarean

eta errebisatzea curriculum guztiak haurreskoletan eta eskoletan ematen dena

aztertzen eta analizatzen egon dira emakumeak eta kalean martxoaren zortzian bezala eta han ere mezu garbia bidali ziguten hau aldatu beharra dago hau iruli egin behar da

izan zutena berdintasunaren atea morroi askoz itxita dago guk gaur hemen giltza badugu
erabili dezagun mila esker eskerrik asko

elkarrekin podemos taldeko ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

amaieratik hasiko naiz corcuera andreak aipatzen izan dau jaurlaritzaren konpromiso argia

erdibideko honek berdintasunaren esparruan aurrera egiteko

jaurlaritzaren konpromiso argia berdintasunaren bidetik aurrerantza egiteko eta zentzu horretan argi dago hernández jaunak esaten izan dau gaur sinatzen dugun honek guk

joako eta argi dago konpromisoa

jaurlaritzaren hamabost helburuen artean berdintasunaren esparruan aurrera ekitea da europa mailan bosgarren lekuan egonda laugarrenera heltzea

bat egiten badugu eta errazagoa izango da denok batera bultzatzen badugu errazagoa izango da aurrerantza egitea

aztertu izan dituzu zergatiak egoera honen

egoera honetara heltzeko eta gaur egungo egoeraren datuak

guztion artean sinatu dugun erdibideko zuzenketa hori eta

jaurlaritzari babesa emoten dautsodan legebiltzar talde bien ordezkari moduan

orokorrean berdintasunaren esparruan euskadi aitzindaria izan da lehendakariak barikuan esaten euskun eta uste dut guzti hori

bera sortzetik berdintasun legea sortu

berdintasun planak erakundeetan egotetik eta guzti hori egin da eta bere erantzunak ditu

eta hori ez da bat batekoa izaten kontzientziazio hori

guztiok bat egiten dugu beharrezkoa dela esparru honetan industriaren esparruan baita beste sektore batzuetan zugaz berbetan egon naizen bitartean negoziazio esparru horretan

eraikuntzaren esparruan logistikaren esparruan badagozala beste esparru batzuk

baina diagnostiko horretan bat egiten dugun arren hemen gai izan gara bat egiteko alderdi politiko ezberdinak

moduan batzuk pentsatzen zena baina urrunago joanda beste batzuk gure esana baina

geldituta baina gai izan gara guztion artean adostuteko

adostasunak babes politikoa emateak eta hain babes zabala gero gizartean

eta hori kalean ikusten da ekimen ezberdinetan egiten dena nik uste dot orain arte zer egin den eta zer

ondo dagoala aipatzea gogoratzea momentu honetan eta

jaurlaritzatik zenbat neurri zenbat ekimen bultzatu izan diren

bai sarea aurkeztu zen bai sareak berdintasun planak enpresetan daren eragina biderkatzea du helburu

sinatu eben pasaden hilean sektore ezberdinetako hirurogei enpresa entitateek

emakundek sustatutako bai sarea berdintasunaren aldeko enpresa

aste honetan bertan irakurri izan dugu zelan hezkuntzatik lanbide heziketatik kanpaina berezi bat egin den eta titular agertzen zena prentsan zen educación se plantea

en fp industrial emakundetik hezkuntza sailetik lanbide heziketatik hau

confebask eta jaurlaritzako sail ezberdinen artean sinatutako

euskal autonomia erkidegoan enplegua eta trebakuntza sustatzeko lankidetzarako esparru akordioa sinatu zen eta hor atal konkretu batean emakumeei

zenbat neurri eman diren kontziliaziorako san josé anderearen lan eta justizia sailetik badakigu zelako lana egiten dagozan soldata berdintasunean

sozio ekonomiko ezberdinekin lanean gai konplexua izango da

ez bakarrik argi gelditu den moduan jaurlaritzan bertan bost sail izango direlako eta dagozalako honetan ekimenak bultzatzen eta lanean gainera

eta guzti hori uztartu beharko da eta beharrizan handia dago hau egiteko zentzu horretan nik uste dot oso beharrezkoa izango dala zaila izango dala konplexua izango dala eta guztiok honetan aurrerantza eta laguntzea mesedegarria izango dala beste barik beste pausutxo bat gehiago dala eta orain

eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz
bai bertatik bai lekutik orain bai

erraza izan delako egia esateko akordio honetara ailegatzea bat egiten genuelako diagnosiarekin nik esan behar dut

martxan egotea hogeita bost urte beranduago gauza izan gara behintzat hau adosteko

bai martxoaren zortzian kalean aldarrikatzen digutena bete egiten dugula neurri batean

berdintasunean lortzeko urtea den eskerrik asko larrion andrea beste norbaitek

bozketara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos euskal talde popularra euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz aho batez onartu da